egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

esan ibon san saturnino murua legebiltzarkideak

bere talde parlamentarioko bozeramaileari ematen diola aita izan delako

beraz zuzenean bozketara pasatuko gara ze hurrengo puntuan horrela erabakita dago bozketa soilik egitea hala ere gai zerrendako bigarren puntua eztabaida eta behin betiko ebazpena ea posible eta egoki den izapidetzen jarraitzea

sortzekoa ebazpen batzordearen bat barra bi mila hemeretzi erabakia dela eta esan bezala

bozketara bozketa egin eta bere horretan uztea beraz bozkatu dezakegu

beraz onartuta geratu da gai zerrendako laugarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena sare sozialetan zeharreko desberdintasun eta indarkeria matxistei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena gai honetan proposatzaileak bost minutuko errezesotxo bat eskatu didate akordio bat ixten ari direlako beraz jarraitu

talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkezteko eta defendatzeko

eskerrik asko presidente andrea egun on legebiltzarkideok sailburuok

hemen podemos taldeak aurkezten duen proposamena interesgarria dela guk zuzenketa bat aurkeztu genuen eta esan behar dugu nola azkenean

gure babesa emango diogula sinatutako

ez zela lehenengo puntua izango eta orduan nik egindako proposamenak arratsaldean azkenean formakoak ziren gehienbat

ez dira aztertu eta orduan sinatutako testua geratu da hasieran egin den proposamenaren arabera baina beno gure jarrera babesa ematea izango da

eta fenomeno garrantzitsu bat dela eta irtenbideak bilatzea komenigarria dela

gertaera gehiago fenomeno honen inguruan gertatzen direlako estamos

garrido anderea eh bildu taldearen ordezkaria etxebarrieta anderea zurea da hitza

guztioi arrakala digitala ondo azaldu duten moduan ez da soilik emakumeak mundu digitalaz

sentitzen dutenik bada ere emakumeen eta gizonen artean dagoen tratamendu digitala guztiz ezberdina eta ezberdindua izatea eta beraz aipatzen zen ikerlanean bertan esaten zen moduan komunikabideez bideo jokoez ziberkontrolaz edo

hitz egin beharko genuke ez da ezer berria mundu patriarkal honetan ematen diren

kontua da tresna berri bat topatu dutela anonimotasunaren bidez hauetan sakontzeko jazarpena denboran luzatzeko

ez diogu behar duen garrantzia ematen askotan minimizatzera jo izan dugu hemen gertatzen dena gaur

derrigortuta gaude sareetan emakume feministok hitza

jasotzen ditugun erasoak etengabekoak dira

sare sozialetan hitza hartzen duten feministak edo espazio publikoan hitza hartzen duten emakumeak hitza hartzen duten bakoitzean sare sozialetan ematen den eraso ikusi besterik ez dago

azken aldian sare sozialetan eta espazio publikoetan kide feminista askoren kontrako jazarpena ikaragarria da eta gorroto matxista hau antolatutako kanpaina baten ondorioa da ez dira lau ero ez dira minimizatu behar ditugun

iluminatu hiltzaile matxistak isolatuak ez diren bezala patriarkatuaren seme osasuntsuak dira antolatutako matxismoa

horrek guztiak helburu argi bat dauka emakumeak gorputz disidenteak ezberdinak espazio publikoetatik botatzea

irantzu varelak berak euskal herria bilduk antolatutako

hasiera batean sare sozialetan jasotzen ziren eraso guzti hauek

baina uste dugu eta gaurkoan hona ekarritako proposamenak eta aho batez egiteak argi erakusten duela nahikoa dela esateko garaia

feministok plazetan eta kaleetan alde izan ditugu

erasorik ez erantzunik gabe nire ahizpa defendituko dut ba plaza publiko hori plaza birtualera ere bai eramatea da gaurko proposamena eta

sare sozialetan beraz gutariko bat erasotzen baldin badute

eta horregatik elkarrekin podemosek proposamen honen oinarrian dagoen ikerlan hori ezinbestekoa ikusi genuen proposamen hau ere ezinbestekotzat

eskatuta daukagun eta ikasturte honetan ea egiteko aukera dagoen agerraldi hori ere garrantzitsutzat jotzen dugu pikara magazinek

sare sozialetan eta interneten ematen diren erasoak identifikatu eta legislazio berezitu bat egiteko eskaera bildu zuten aditu hauek eta uste dugu honen gainean hausnartzen jarraitzeko eta urratsak emateko unea badela eta guk erdibideko proposamen hau oso begionez ikusten dugu eta bere garaian mahai gainean jarri genituen

barne hartzen dituelako hasierako proposamena ona zen zalantzarik gabe baina esaten zen moduan talde bakoitzak egindako ekarpen horiek nolabait

laburtuko nuke hiru lau ideietan lehenengoa zen zehar lerrotasunaren beharra ikusten genuen sistemikoki landu behar den zerbait dela

moduan ez delako zerbait isolatua eta horregatik hezkidetza planean sartzea oso garrantzitsua da ez dira gauza isolatuak dira sistema baten ondorio eta beraz orokortasun horretan landu dezagun bisibilizazioaren beharra zalantzarik gabe ezinbestekoa erreferenteak sortzeko sortzaileekin lana egitea eta hor besteak beste beldur barik i aipamena egitea

hor sortzen diren espazioak eta adibidez autodefentsa feminista digitalaren proposamena ere hor barne biltzea zoragarria dela

irakasleekin lan egin behar da ezinbestean oso ondo adierazi den moduan nerabeek batez ere sufritzen duten egoera delako ez soilik baina batez ere

ezinbestekoa da eta amaitzeko protokoloen beharra ate bat zabaltzen da baina lan egiteko asko daukagu

mundu baten ondorio delako hemen ikusten ari garena gizarte patriarkal baten ondorioa da hemen ikusten ari garena eta beraz egiteko asko dago

ikusten hasten gara begiratzen hasten gara fokoa hor jartzen dugu jarraitu dezagun jartzen

nolabait lotzen saiatu izan gara proposamenaren zabaltasun honetan baina uste dut pixkanaka pixkanaka ere zehaztasunetara

gaurko bidean eskerrak ematea talde guztiei eta bereziki talde proposatzaileari horrelakoak ere hona ekartzeagatik mila esker
eskerrik asko etxebarrieta anderea euskal sozialistak rojo anderea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea sailburuak egun on denoi

indarkeria sortzen da pertsona batek ezin dituenean bere gaitasunak

faktore mugatzaileak edo eragozleak dituelako eskola eremuan ikaskideen arteko indarkeriak asko zaildu eta higatzen du gaitasun horien garapena

eskola inguruneari atxikitzeko behar duten segurtasuna jazarpena deritzogu azken honi eta azken urteetan baliabide teknologikoak direla medio

eta nola ez fenomeno honen baitan aurkitzen da baita ere genero desberdintasuna eta honen zantzurik larriena indarkeria matxista

eta ordutik hona plan eta estrategia ezberdinak diseinatu garatu eta bultzatu dira hezkuntza departamentuaren bitartez jatorrizko lege bestekoak bi gairi eustea planteatzen zuen

arrakala digitalaren eraginaren inguruan eta bestalde berdintasun eza oinarri izanik euskarri teknologikoen erabilera ez egokiak hau da ziberbullying aren bitartez eratorri daitezkeenak horrela ulertu izan dugu guk behintzat jaso genuenetik

orokorrean sexismoa gainditzea bere forma guztietan helburu gisa duen hezkidetza eskolako ereduan genero berdintasuna lortzeko lan egitea eta genero indarkeria prebenitzea eta desagerraraztea eta azken finean berdin sexismo hori jatorri duen edozein indarkeriarekin

aldekoa izan zen eta momentu hartan diot jatorrizko legez bestekoa bi mila hemezortziko urrian aurkeztu baitzen eta orain urtebete beranduago

gure hezkuntza sisteman hau da bigarren hezkidetza plana parte hartze anitza eta ugaria izan ondoren hezkuntza eragileak herritarrak emakundek berritzegunetako profesionalak besteak beste hezkuntza sailak jasoriko ekarpen eta iritzi guztiak aztertu eta bi mila hemeretziko martxoan aurkeztu zen plan hau

eta hainbat gai ezberdin jorratzen ditu baina zortzi zutabe nagusitan oinarrituta dago eta guztietan genero perspektiba lantzen da

aipatzea gustatuko litzaidake alde batetik pentsamendu kritikoa sexismoaren aurrean bigarrenik hizkuntzaren eta irudien erabilera ez sexista

eta haien ekarpen sozial eta historikoa laugarrenik gatazken konponketa baketsua hezkidetzako elkarbizitzarako proiektuaren bidez bosgarrenik

espazioak ikastetxean eta eskolaz kanpoko jarduerak eta jarduera osagarriak zazpigarren berdintasunezko hezkuntza afektibo eta sexuala

indarkeria kasuetan esku hartzea hau horrela izanik jatorrizko legez bestekoak planteatutako eskari guztiei aurre egiteko tresnak eskaintzen dituela uste dugu eta ezin ditzakegu ahaztu honi osagarriak diren bestelako programak gazteengan gero eta arrakasta eta onarpen handiago duen eta etxebarrieta

nahiko programa edota hezkuntza sailak segurtasun sailarekin sinatuta duen hitzarmena

eta baita berritzegunetako ikt aholkulariak eta bizikasi ekimenaren ardurak

prestakuntza jaso dute eta harreman zuzenean daude egunean egunean bizikasi ekimena kurtso honetan martxan jarri da bat deritzon

horrela oinarrizko hezkuntzako ikastetxe publiko guztietan laurehun baino gehiagotan

zeina zuzendaritza ikasketa burutzak aholkulari orientatzaileak eta irakasle batek osatuta

sortuko da zentroan gertatutako eskolako jazarpen kasuak ebazteko prozesua eta ekimena garatzeko esku hartzea koordinatzeko zentro guztietan lau pertsona horietako bat izango da zentroko hezkidetzaren arduraduna eta ondoren etengabeko prestakuntza prozesuaren barruan bigarren faseari

beraz bigarren hezkidetza plana garatzeak gai mamitsu honetan sakondu prebentzio lan egin eta neurriak jartzeko aukera ematen digu hezkuntza sistemak eskolak ikasgeletatik eskola jazarpena desagerrarazteko ardura hartu du bere gain eta

helburu bakarrarekin ikastetxeak indarkeriarik gabeko guneak izatea guzti honi eutsiz sinatu dugu gaurko erdibidekoa

eta bere pertseberantziari ezker adostasun zabala lortu dugu gaurkoan

baita ere besterik ez eskerrik asko eskerrik asko pentsatzen ez

bozketara jarriko dugu elkarrekin podemos euskal sozialistak eh bildu eta euzko abertzaleak taldeek sinatu duten erdibideko zuzenketa

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita hamairu boto aldekoa beraz onartuta geratu da aho batez

seigarrena eztabaidatuko dugu gai zerrendako seigarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

kofinantzaketaren gardentasunari buruz eztabaida eta behin betiko talde proposatzailearen txanda becerra jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

eskerrik asko presidente anderea isiltasuna mesedez lehendakari lehendakariorde sailburu

nola banatzen duen jaurlaritzak bere dirua saneamenduan edo edateko uraren

azpiegiturak eraikitzeko nori dagokion dirua eta nori dagokion lehentasuna pendiente dauden azpiegituren zerrenda

proposamenaren harira bat deialdi publikoa nahi dugula eta erakunde guztietara irekita bi objektiboak behar ditugula deialdi horretan neurtzeko

eta gardenak jaurlaritzaren edo ur agentziaren dirua banatzeko eta hirugarrena irizpide horiek helburu orokorrei erantzuna emateko modukoak izan behar direla alde batetik

ur kalitatea hobetzera eta bestetik gure ibaien egoera ekologikoa konpontzera

egingo duzuen baina niri harridura pixka bat ere sortuko hemen eskatzen den gauza horren sinplea ez balitz aurrera

eskatzen dena egokia dela iruditzen zait beharrezkoa dela iruditzen zait eskatzen dela azkenean da azpiegitura hidraulikoen inguruan deialdi publiko bitartez

prestatzea hemen zehaztapenik ez da esaten baina gobernua hasi dadila dekretu batean lanean gaur egun

arbitrarietate puntu hori ahalik eta bajuen izateko

eta da arazo bat badagoela noski diru asignazioa egiterako orduan eta beno becerra jauna pixka bat azaldu du hor egon daitezkela zantzu batzuk

konparatibo batzuk sentitzeko hainbat entitate eta pertsonek eta herriek eta lurraldeek eta zonaldeek baina hor badago horretaz aparte beste puntu bat eta nik uste dut mahai gainean jarri behar dela eta da

urtetik hona azpiegitura hidraulikoetarako

murrizketa sekulako edo izugarrizko murrizketa esan nahi dut hainbat urteetan

aurrera bi mila hamaika bi mila hamabi urte horietara arte urak beraien aurrekontuak

inkluso hirurogeita hamar laurogei milioi euroen bueltan urteko iritsi baldin bazen ere urtetik aurrera hori guztiz murriztu da ehuneko berrogeita hamarean eta hortik aurrera arazoak asko areagotu dira asko

urtetik akordio markoak sinatu baldin baziren eta

arazoak izan baziren agindutako guztia eta planifikatutako guztia betetzeko hortik aurrera zer esanik ez gauzak hobera joan ordez gauzak okertze aldera egin dute beraz alde batetik plangintza nola egiten den eta hor dekretu bat beharrezkoa dela ikusten dugu

legealdi hasieratik egin dugun aldarrikapena ekartzeko ere aprobetxatu nahi dut eta da

aurrekontu handiagoa behar duela bestela ez delako egongo modurik ez den egon bezala

obra guztiak egiteko gaitasunik ez dela egongo gaur egun gertatzen den bezala eta gero horrek ekartzen du ur masen egoera kaxkarra izatea gure hainbat

hori horrela edo gauzak honela nik beste kontu bat ere azpimarratu nahi dut eta da

jeltzaleek egin duten emendakinean badaudela kontzeptualki niri pixka bat arriskutsuak iruditzen zaizkidan gauzak

eta ez dakit akordio falta hortik etorri ote den edo baina behintzat ez zaigu asko gustatu kontzepzioa bera urak egiten duena zuen emendakinean

inguruan hitz egiten da guri ez zaigu iruditzen hori horrela denik guri iruditzen zaigu edozein kasutan bai diputazioek eta bai jaurlaritzak kofinantzazioa egiten dutela eta legeak horrela legeak bi mila seiko uraren legeak horrela

konkretuki uste dut bigarren xedapen gehigarria dela eta hor esaten da programak etorri bitartean kofinantzazioaren portzentaiak hauek eta besteak izango direla

dela hasiera puntu onena auxilioaren inguruan hitz egitea norbait goian dagoen norbait

eta gero badaude beste kontu batzuk zuen emendakinean denbora guztian azpimarratzen direnak gero agian denbora gehiago izango dugu horren inguruan eztabaidatzeko

erretornoaren inguruan edo horren inguruan iruditzen zaigu badaudela hemen

zuzendu behar direnak eta da egozten zaiela entitate txikiei kontzejuei herriei eskatzen dituztela azpiegitura onak eta gero ez direla gai

kostuak itzultzeko eta nik uste dut hor ere politika aldaketa bat egon beharko lukeela eta hainbat lekuetan eta herri txikietan eta batik bat badaudela

mekanismo desberdinak ez direnak erabili eta bai

bultzatu dela baita ere azpiegitura gaindimentsionatuak egitera

bultzatu direla askotan herri txikiak eta horrek ere gero arazoak ekarri dituela

nik uste dut adibide berri on batzuk badaudela hainbat herrietan non araztegi ekologiko pasiboen bitartez kostuak asko jaisten diren eta erretornoak ere

eskua sartu behar dugula eta gero ia gehien harritu nauen kontua

emendakinean da zuek uraren legearen hogeita hamalau eta artikulura joaten zaretela hor zuek erregelamendu bitartez gauza hauek garatzeko asmoarekin baina hori gutxienez oso dudakoa egiten zait ze

ez dute horretaz hitz egiten ez dute finantzazioaz hitz egiten beste kontu batzuk esaten dituzte

en esta proposición dena den nik uste dut

ez desberdina baldin bada zuek hasieran eman duzuen horretatik garaiz gabiltzala proposamen hau gainditzeko

erregulatzen behar handia dago eta eta gero egongo da

eta azkenik ere esan nahi dut zaila izango zaigula baita ere gaur egun gauzak funtzionatzen duten

eta nik gogorarazi nahi dut baita ere momentu honetan bi mila zazpiko ekainaren

eta hiru hilabete onartu zen hemen mozio bat guztiok alde

esaten zen urtebeteko epean gobernuak egingo zuela besteak beste

eta nik uste dut hori ere abiapuntu interesgarria izango litzatekela

galdetu dugu behin eta berriro honen inguruan eta bazetorrela azkeneko aldiz

edo esan ziguten iraila amaitu da ez dago eta nik uste dut hor ere presa pixka bat eman beharko geniokeela gure buruari besterik gabe
eskerrik asko otero jauna euskal sozialistak rojo anderea zurea da hitza

eskerrik asko rojo anderea euzko abertzaleak arruabarrena jauna zurea da hitza

andrea legebiltzarkideok sailburu andrea egun on señora lópez de ocariz

oinarrian dagoena eztabaida honen oinarrian dagoena da mesfidantza alde batetik mesfidantza otero jauna zuk

nik diskrezionalitate hitza erabiliko dot ez da berdina

iluntasuna dagoenean gardentasun falta dagoenean edo

ekimen txarrak dagozanean momentuz hau ez dago beraz

egingo dot eta guk proposamen bat

erabiltzen dituen irizpide teknikoak dekretu bidez ezartzea testu hotz

eta neurriak dituen testu baten sartzea dekretu bidez eta

zuenean aldiz eskatzen dozue lehiaketa publiko bat eta korapiloa hemen dago eta nik uste gauza ia teknikoa dela

eskatzerako orduan eskatzen dozue ur partzuergo udal eta abarrek aurkeztu egin ahal diren balorazio tekniko hotz baten bitartez ia

nora doazen eta hau eta orain azalduko dogu zergatik hau ez da posible hau ez da posible ez dago

ez dago hizpide eta balorazio tekniko gabe mediazio tekniko gabe egin ahal den lehiaketa publiko bat esparru honetan

esaten dute frantsesek horrela lan egiten dutela edo haien

pertsona asko egiten dute lan eta solbentziazkoak eta beno aurkituko dute modua nolabait ebaluatzeko ez diot

diot horrek ez duela eragin positiborik edukiko diruak banatzeko orduan eta azken ideia bat begira herri txiki batean bizi gara eta lehentasunak

txarto dago eta nik hori eta gure taldeak ere errekonozitu egiten du hor dago lehentasuna nagusietako bat

falta dira baina dirudi diru laguntzak bidean daudela eta hain herri txiki batean batzutan hainbeste filosofia sartzea gauzetan ez dakit ba nik ona den diot

talde politiko moduan aukera daukazue ia proiektuz proiektu ekimenak aurkezteko

edo manzanoseko kontzejuaren inguruko ekimen bat hona ekartzeko beraz

letra dekretu direktiba oso jasoak egiten

txiki honetan nik uste aukera daukagula ia puntuz puntu joateko eta ikusteko

bide horretan ia ia banan bana aztertzeko
txarrak diren eta eraginkorrak diren eskerrik asko arruabarrena jauna

erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos becerra jauna zurea da hitza

pues nada más muchas gracias eskerrik asko becerra jauna otero jauna eh bilduren ordezkaria zurea da hitza

unos presupuestos que tuvieron esos recortes tan tremendos behintzat bi puntualizazio horiek egin nahi nituen eta gero kontu pare bat

bat diskrezionalitatea eta ordezkaritzaren inguruko zera bat egin duzu hori

baina kontuz hori nahastearekin gero

ordezkaritza bitartez diskrezionalitatea dugun neurrian edo horren bitartez hori baliatu gero

leku batzuetara edo besteetara bideratzea batzuei bere ahalegina mozteko

kontuz legitimazio mota horiekin eta gero

aipatu nahi nituen bai batak eta bai besteak aipatu duzue gestore kopuru handia dagoela eta hori arazo bat dela eta hemen bai eta mesfidantza

zeren eta ikusten ari gara nola azken urteetan badatorrela bultzada bat

aldera eta horrek arrisku batzuk dauzkala ikusten dugu

inguruko eskumen gehienak entitate lokaletan edo toki erakundeetan daude eta horren kudeaketa ustez badugu entitate handiagoetan

horrek ere arriskuak ekar ditzakela iruditzen zaigu

hori gaur egun ezin bada egin ere azpiegitura handi gaindimentsionatu edo kasu batzuetan erraldoiak bultzatzeko eta hor pentsatzen ari naiz

edo pentsatzen ari naiz baita ere plan arabako plan zuzendariak bi mila hamasei bi mila hogeita sei epemugarako aprobatu zenak

lehendabiziko eta inportanteen den azpiegitura

hor entitate txikiek egindako kudeaketaren bitartez eta beraiei eman beharreko kofinantzazioaren bitartez

kanalizazioetan galtzen diren urak eta beste hainbat kontu hobetuz azpiegitura handiak egin gabe emari ekologikoa mantentzeko eta ur masen kalitatea

eta nik uste dut orain arte ez dela atera baina esan behar dugula eta ferrarien teoria aurreko ura agentziaren zuzendaria zen

ferrariekin gertatzen dena kontuz ibili behar duzu nori oparitzen diozun ferrari bat

dirurik ez dauka baina hor bi kontu daude eta bat da ea nork kudeatu behar duen eta laguntza teknikoa eta finantzarioa eta mantenukoa ea nork eman behar dion eta hori modu askotan egin daiteke eta ez du zertan gestore bakar zentralizatu batek egin behar

hitzarmenen bitartez badaude moduak hori egiteko gestoriak zentralizatzeko

ferrariaren irudia edukitzea berak ere nolabaiteko intentzionalitate bat erakusten duela eta da

jartzeko joera gogoa edo asmoa eta horregatik

lehenago aipatu dudan hori eta adibide zehatz bat jarriko dut

araztegia ekologiko pasiboa landareekin eta zizareekin ura arazten duena

kontsumituko ez duena horren ekibalenteak egin dira populazio berdinarentzako bi milioi eurotako araztegiak eginez

gehi energia kontsumoa beraz

zentralismo horrek ea nora eramango gaituen gaur egun dagoen joerarekin

agian kontua ez da ferraria izan eta mantentzeko gai izan behar dugun
baizik eta ea egokiak eta beharrezkoak diren azpiegiturak planteatzen ditugun behar diren leku guztietan nik uste dut arazoa hortik doala eskerrik asko otero jauna

zuk otero jauna aipatu dozu araban sinatu zen

finkatzen ziren konpromisoak eta abar legebiltzar honetan eztabaidatu zen

horregatik diot eta hasieran horregatik esan dot askotan gabiltzala hemen filosofia handiak egiten baina gero behin erabakiak hartzen diren eta diskrezionalidade horren

ekarpen bat daukagunean legebiltzar honetara ekarri egiten da eta agerraldiak egiten dira edo eztabaidak egiten dira eta lehentasunak aldatu edo aldatzeko eskatu daitezke beraz

ulertzen lehen azaldu ditudan konkurtso publiko batek dituen zailtasunekin zergatik tematzen zaren kasu horretan

pueden reunirse con ellos gidaritza bat egon ahal da baina hor

egon behar dena ez da zentralizazio bat nik zentralizazio hitza ez nuke erabiliko gainera hain probintzia txikian nik erabiliko nukeena da indar batuketa bat hori

ahalmen tekniko izugarri hori eskura edukitzeko eskerrik asko arruabarrena jauna
euskal talde popularraren ordezkaria lópez de ocariz anderea zurea da hitza

eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu elkarrekin podemos eta eh bildu taldeak sinatu duten erdibideko

beraz berdinketa dagoenez berriro bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

beraz berdinketa dagoenez hurrengo osoko bilkuran bozkatuko dugu berriro gai zerrendako bosgarren puntua euskal talde parlamentario popularrak egindako legez besteko proposamena eta erakunde terroristako kideei harrera

ebazpena talde proposatzailearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria den

eskerrik asko barrio jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemosen ordezkaria becerra jauna zurea da hitza

omenaldiak ditugu hizpide berriz ere eta

eztabaida errepikatzekotan ia seguru emaitza berdina izango dugula baita badakigu zeren aurka gauden baina nire galdera da hori nahikoa den ala ez eta

egin behar dugun aurrerapausoak emateko elkarbizitza sendo

aurrerapausoak eman behar ditugu elkarbizitza sendotzeko eta horretarako neurriak hartu behar ditugu baina udaldi honetan gure kaleetan ikusi duguna atzerapauso nabarmenak izan dira hamar atzerapausoak ikusi ditugu eta gizarteak gaurko euskal gizarteak ez du batere ulertzen gertatu dena gure kaleetan

balore etikoak baditu eta gure gizarteak baztertzen du omenaldiak egiteko

ekitaldi politikoak jarrera etiko guztiz baztertzen dutelako gure gizarteak ez ditu omenaldiak ulertzen ez ditu omenaldiak onartzen eta gaur berriz ere

gure osoko bilkuran agerian

presidente andrea legebiltzarkideok sailburuok egun on guztioi errefusatu egiten ditugu pertsonei egindako omenaldi publikoak

bai helburu politikoak lortzeko bide gisa indarkeria erabili edo justifikatu izanagatik direnean omenaldi horiek giza eskubideen defentsaren aurkakoak dira eta biktimak iraintzen dituzte hau

bi mila hemezortziko otsailaren hogeita bian argi eta garbi esan genuena eta gaur errepikatzen duguna tamalez eztabaida berberak elkartzen gaitu berriro ere

gauzak ezer aldatu ez balira bezala guretzat euzko abertzaleak taldekideentzako oinarrizko eskubideez hitz egiten denean ez dago zeharkako biderik oinarri oinarrizkoa da gure iritzia duela hemeretzi hilabete eta gaur gure jarrera berbera da biziki arbuiatzen dugu edozein ekimen edo ekitaldi

eta berbiktimizazioa dakarrena matar estuvo mal

es difícil avanzar juntos ausardia erakutsi eta ekimen publiko hauekin bukatzeko ordua da

kritikoei aurre egiteko ordua da zintzotasunez

egia da uda honetan bestelako jarrera batzuk ere ikusi ditugula egia da eta ongietorria ematen diegu jarrera horiei

hori da bidea hain zuzen bide horretatik jarraitzea besterik ez dago zintzotasunez

horra hor bidea hona hemen aurrerapauso bat emateko aukera berri bat gaur sinatu dugun erdibidekoak modu egokian biltzen ditu helburu eta bide horiek aukera aparta beraz gaurkoa euskal gizartearen ordezkariok

biktimen eskubidekiko errespetua eta iraganean gertatutakoak errepika ez daitezen inoiz ez gehiago inoiz ez gehiago
eskerrik asko eskerrik asko iturrate jauna
zuzenketarik aurkeztu ez duen taldea arzuaga jauna zurea da hitza

eguerdi on denoi ppek egia da ekarri zuen halako ekimen bat bi mila hemezortziko

eta arez geroztik bi ezberdintasun daude orduko eta oraingo iniziatiben artean orduko hartan omenaldien hitz egiten zuen eta orain nahasten dute hainbat termino nahasmen horretatik euren interesak nolabait atera ahal izateko

omenaldiak goratze exaltación del crimen aipatu du barrio jaunak eurentzako dena berdina omen da eta guk termino hauen

delitua da eta ez da horrelakorik gertatzen ongietorri ekimenetan kartzelan egondako pertsona bat zigorra guztiz

jasotzen da bueltan herrian ez da ezer omentzen are gutxiago bortizkeriaren gertakizun batzuk kartzelan oso gogorretan urte luzeetan egondako pertsona bati bere herrian bere komunitatean bere gizartean egoki bueltatzeko bidea ematen zaio baina badago beste ezberdintasun bat orduko ekimen horretatik gaurko ekimen honetara

ekimen hauek zigortzea salatu genuen bi mila hemezortziko martxoan hau zela beren helburua eta hurrengo urrats logikoa da jatorrizko iniziatiban ekartzen duen eskaera hau da ongietorriak nolabait zigortzea porque efectivamente

eta interpretazio hau guztiz ukatzen dut errotik ongietorriak dira ez omenaldiak goratzeko ekitaldirik ez da inoren jarduna goraipatzen ez txalotu are gutxiago inoren curriculum deliktiboa balioan jartzen ekitaldi hauek presoak bere gizartean bueltatzeko duen eskubidearen adierazpen bat da

pertsona hauen bazterkeria eta deserrotzea saihesteko ariketak dira normala eta naturala da inguruak pozik egotea horrelako momentu batean eta normal eta naturala dena ez luke inori mindu beharko biktimen sentimenduak interpretatzen dira eta eh bilduk esan behar du aldarrikatzen duela biktima guztien

erreparazioa jasotzeko eskubidea dutela hori defendatzen dugu eta argi eta ozen esan behar dugu ongietorriek ez dutela bilatzen biktimak

ez dago horretarako inolako borondaterik inolako intentziorik inork ez du bilatzen biktimak iraintzea inork ez du nahi euren sufrimendua areagotzea inork ez du

ez bortizkeriaren aldeko ez gorrotozko ez mendekuzko mezurik are gehiago horrelako ekitaldiak ezustean

jarriko ez balitz oraingoan gertatzen dan moduan

uda honetan eman den moduan horrek eragiten du biktimengan agrabio eta sufrimendu gehiago arduragabea da horrela tratatzea

jasotzen duzue kontzeptu bat interesgarria iruditzen zitzaidan eta ez zen omenaldia

aitortzea eta biktimek normalean merezi dute

salbuespenezko kartzela politikak presoen eskubideak urratzen

inkomunikaziopean hartutako jasotako sufritutako tortura isolamendua dispertsioa baimen gradu progresioa onura penitentziarioen

etengabe eta bidegabea behin eta berriro salatzen dugu kartzela politikak eragiten duen

agrabioa gizartearen sektore zabaletan jende askok interpretatzen du kartzela mendeku gisa eta hartzen du presoa ere mendeku horren biktima giza eskubideen urraketa sistematikoen biktimak dira eta akaso aitortza zentzu horretan bakarrik egingo zaie zentzu horretan bakarrik preso

no augura nada bueno hau ez da bidea

sintomak dira eta kartzela politika horri aurre egin behar diogu baita ere

hori ere eskatzen du politika penitentziarioa salbuespenezkoa bere osotasunean hartzea

hori gaixotasuna konpontzen badugu horrek daukan sintoma ere konponduko dugu horiekin amaituko dugu baita ere ongietorriekin pentsatzen dugu ekimen honek ez duela erantzun bat ematen termino egokietan ez dugu zuzenketarik aurkeztu pentsatzen genuelako ez zela egokia ppren

sartzea eurek etengabe nahi gaituzten lokatzetan plisti plasta ibiltzea eta guk saihestu nahi dugu horretan jaustea lokatzean sartzea eta irtenbide integrala osoa eta behin betikoak bilatzen ditugu

barrio jauna elkarrekin podemos taldearen ordezkaria becerra jauna zurea da hitza

eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak iturrate jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko presidente andrea arzuaga jauna

nahasketa eragin nahi zutela nik egia esan

ezin ditut besteon nahiak edo helburuak aztertu

erdibideko zuzenketan non dago nahasketa zer nahasten da

aitortza ekitaldiak egitea biktimei zor zaien aitortza egia justizia eta erreparazio politikak bermatzea eskatzen denean

deslegitimazioa defendatzen denean ze azken batean

hiru zutabe nagusiak

egon da beste guztian nik nahasketa gehiago somatu dut zeure hitzaldiari gure

nahastu egin denean espetxe politika eta gaur hemen darabilguna ze espetxe politikaren inguruan gure jarrera argia da

legebiltzarraren jarrera argia da legealdi honetan eta aurrekoan baina honetan egin izan dira aldarrikapenak

euzko alderdi jeltzalea euzko abertzaleak taldea bertan egon da

urtero urtero errepikatzen den eta historian

ekimen horietan euzko alderdi jeltzalea eh bildurekin

ekimen horietan eta alderdi popularra kanpoan gelditzen da aldiz ekimen hauetan euzko alderdia jarraitzen du eta eh bildu ez da agertzen ez da hurreratzen eta alderdi popularra aldiz bai

berriro ere gure historiaren bakoitza bere historiaren preso jarraitzen duelako

zuen jarrera uste dut eman beharreko pausoa ez duzuela ematen eta eman beharreko pausoa da eta edo beranduago helduko da ez dakit denei helduko den batzuei

orain atzera pausoak ematen dituzte nik ez dakit nola egon daitezkeen eroso gaur bozkatzen denari ezetza ematen edo baietza eman gabe

kideak direnak urteetan eta urteetan hori berbera esaten ibili direnak edo

esandakoak esan ondoren edo etxerat edo sarek edo

esandakoa esan ondoren begira lokatzetatik plisti plasta ez ibiltzeko

atera kanpora eta gutxieneko printzipio etiko batzuk onartu eta gutxieneko printzipio etiko horien artean edo horren buru dago giza eskubideak zutabe izanda

edozein proiektu politikoaren gainetik dagoela onartzea eta hau honek garamatza esatera gertatutakoa txarto egon zela
eta hori oraindik pendiente dago eskerrik asko eskerrik asko iturrate jauna eta amaitzeko arzuaga jauna zurea da hitza

iturrate jauna benetan pentsatzen zenuen ppren iniziatiba hau zela akordio zabalak bilatzeko testuinguru egokiena ikusi zenutenean iniziatiba benetan pentsatzen zenuten honek eramango gintuela adostasun zabal batera non gainera

arazo zehatz bati baizik eta arazo orokorrari erantzun integral eta behin betiko bat emango geniokeena pentsatzen duzu hori zela ppren pentsatzen duzu hori zela testuinguru nolabait interpretatiboa ekimen honek irtenbide integral eta behin betiko baterako urratsak emateko ez zuen balio eta hori da hain zuzen ere eh bilduk mahai gainean

eta eskuzabaltasuna hemen arazoa da

publikotasuna ez da egiten prentsa oharrik ez da prentsarik deitzen

komunikatiboa kasu hauen gainean interes zehatz

eramatea erdibideko honetara barrio jaunak ondo esan du berak bilatzen duena da ekimen hauek nolabait erasotzea atxilotzea eta

programa bertan eskatzen duzue enaltezimendu delituaren bertan behera geratzea eta aukera ona zen baita ere hori zure gaurko erdibideko horretan planteatzeko baina

bozketara jarriko dugu euskal talde popularrak euskal sozialistak elkarrekin podemos eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko

onartuta geratu da erdibideko zuzenketa jarraian adierazpen instituzional bat irakurriko dizuet kolonbian giza eskubideek duten egoerari buruzko adierazpen instituzionala joan den uztailean eusko legebiltzarreko ordezkaritza bat eusko jaurlaritzarekin eta gizarte zibileko zenbait erakundeekin batera kolonbian izan zen bisitan giza eskubidean defentsatzaileentzako aldi baterako babeserako

misioaren baitan kolonbiarako egindako bisitan jasotako lekukotzen eta aurkeztutako

ondoren eusko legebiltzarrak honako hau adierazten du bat

larriagotu egin dela eta giza eskubideen defendatzaileen aurkako erasoek mehatxuek eta kriminalizazioak gora egin dutela batik bat

aktiboki eta nabarmen lan egiten dutenen artean bi arduratuta gaude pertsonen babesaren gainetik interes ekonomikoek lehenesten dituzten eta kontrolagatik liskarrean ari diren eragile armatuek okupatzen dituzten lurraldeetan bizi den egoeragatik taldeok sistematikoki urratzen dituzte emakume eta komunitate indigenen nekazarien eta afro ondorengoen giza eskubideak la tomako

aurkako lurraldea okupatzeko eginiko mehatxuen lekuko izan da legebiltzarraren ordezkaritza hiru

sei eskerrak ematen ditugu defendatzaileen haien komunitateen eta gainerako erakundeen instituzion eta nazioarteko erakundeen aldetik izandako

egoerarekin erne jarraitzeko eta haien lana segurtasun baldintzen arabera bete dadin bermatzeko arreta berezia eskainiko diogu bake prozesuan adostutakoa benetan eta modu eraginkor eta integralean ezartzeari zazpi

eskualde hauteskundeen inguruan gertatzen ari diren indarkeria eta mehatxuengatik hauteskunde behaketarako mugimenduaren arabera bi mila hemezortziko urriaren hogeita zazpiaren eta bi mila hemeretziko abuztuaren hogeita zazpiaren artean hirurehun eta hirurogeita lau buruzagi politiko

eta horietatik laurogeita hamaika erahil egin dituzte hauteskunde egutegia hasi zenetik hori dela eta

segurtatu eta errespetatu egin behar direla hauteskundeak askatasunean egin daitezen